y como la única alternativa posible errealitate jakina inposatu digute eta ez digute haratago ikusten utzi

una vez más la historia se repite testuinguru horretan jaio ziren nazioarteko diru funtsa eta banku mundiala bezalako erakundeak mila bederatziehun eta berrogeita lauan egin zen bretton woods konferentziaren ondoren sortu ziren

pertsonek egindako erailketa eta sarraski horiek guztiak ekarri gura ditugu gaur ganbara eta foro politiko honetara

gizateriaren aurkako krimenak nazioarteko legalitatearen aurkakoak

klase horietako baten pobrezia sistemikoan oinarritutako klase sistema baten betikotzea eta esku hutsik kapitala masiboki pilatzea ekarri dutenak eta sistema honek irauten du gizarte klaseen artean nahiz herrien artean ere

baita iparra eta hegoaren artean ere esplotatzaileen eta

bidegabekeria horiek guztiak sortu dituztenak bilatzeko eta epaitzeko

ordaintzeko argitara atera behar da nortzuk agindu eta burutu duten politika hori hain emaitza negatiboak

muévanse eskerrik asko lópez de munain jauna

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den arrizabalaga andreak dauka hitza

nik lópez de munain jaunak

esaldi batzuk irakurtzeko asmo nuen hasteko eta egia esan bere interbentzioa entzun eta gero ba ez dakit merezi duen ere gaur ez baldin badakizue ere

taldekide den luisja telleríaren urtebetetzea da eta egia esan nahiago nuke bera balego

ironia fin horrekin gaur eskuartean daukagun gaia honi tratamendu egoki emango liokeelako baina tira neuri tokatzen zait hemen behian egotea eta neu ere

aitortzen dizuet badaudela zenbait erregistro gainditu egiten nautenak

ez naiz hona etorri bela nazioarteko diru funtsa ez dut hori egin nahi eta gainera ez daukat hori egiteko beharrik ere ez da nire asmoa

jarrera defenditzea ezta urrutik ere ez dut nik defendituko

nola da bidegabe erabilitako fondoen afera

strauss kahn eta bere proxenetismo era

adibidez aitortu beharra daukagu hiruak ere ez direla eredugarri somatzen ez dut nik esango mundua justua denik sistemak

esango bidegabekeria izugarriak ez direla gertatzen mundu honetan

asko edo dezente daukagun bitartean milioika eta milioika lagun miseria gorrienean ahal dutena egitera kondenatuta ikusten direla

liburua irakurri nuenean galdera asko erantzunik gabe geratu zitzaizkidan eta aspertu eta utzi aurretik izan nuen inpresioa hauxe izan zen

aurrez erabakitako tesi bat elikatzeko forzatzen zuela idazleak

zer ikusi dauka shockaren teoriarenak gaurko eztabaida honetan ba ez dakit zerikusirik badaukan baina ekimena irakurri nuenean horixe bururatu zitzaidan aurreneko gauza hasteko la hayako epaitegiak

sortu dezala eskatzen du euskal herria bilduk eta bere horretan eta bestelako baloraziorik gabe eskari xelebre samarra egin zait zeren beste batzuk egiten dugun bezala ezker abertzaleak bera askotan somatu izan dudalako epaitegi jakin edo ez ohiko epaitegi edo

epaitegien kontra egiten bigarrenik

epaitegiak bere ikerketak hasteko eskatzen dio ikertu ditzala

fondo monetario internacional eta banco mundial erakunde horietan izan diren agintari guztiak eta

parte den estatu batek adierazita erromako estatutua sinatutako estatuak dira parte omen diren estatu horiek

eta hala espero dut seguru nago egunen batean beteko dugula baldintza hori bigarrena estatu batuen segurtasun kontseiluak eskatuko balio eta

eta nik lopez de munain jaunari gomendatuko nioke telefonoa har dezala deitu diezaiola

eta saiatu dadila edukiaren inguruan hura motibatzen

lortuko balu eta konbentzituko balu la hayako fiskala ez luke

horrek lan makala edukiko zeren nik banku mundialekoak ez ditut begiratu ere egin ez baitzuen merezi baina

dagoeneko hamairu presidente izan dituelako

konkretuak eta garrantzi handikoak epaitzen ditu gerra krimenak genozidioak eta gizateriaren kontrako krimenak

orduan gizateriaren kontrako krimen horiek zertan ote diren jakiteko gaurko ekimenaren ziora jo eta horrela dio erakunde hauetako arduradun askok eragin handia eta ekonomia kapitalistarekin zerikusia izan zuten eta litekeena da baina itxura batera horrek ez dauka bere horretan hainbesterainoko entitaterik bi ekimen horien gehienak

egin dira eta kasu honetan zein da krimena merkatu askea merkatu askearen hedapena edo hedapen kriminala

eta jarraitu dezagun gizakiekiko desberdintasunak sortuz goseteak eta muturreko pobrezia babestuz gerra zibilak eta nazioarteko gatazkak

honek bai honek krimen larriaren itsura guztia dauka berez krimen larriaren itsura duten itxuragabekeria galanta iruditzen zait fmi eta banku mundiala mila bederatziehun eta berrogeita laugarrena urtean sortuak izan ziren eta ordurarte munduan berdintasuna

al zegoen ordurarte munduan ez ote da inoiz

ez al da gerrarik egon bigarren gerra mundiala hirurogei milioi lagun hil da espainiako gerra zibilean laurehun mila lehenengo gerra mundialean hogei mila napoleonen gerratan bost milioi hildako taipingen altxamenduan txinan

hamar milioi lagun egun osoa pasako nuke gerra eta goseteen zerrenda esanez eta ez nuke sekula bukatuko baina goseteen artean badago bat eta ordurako fmi eta banku mundialak

urtearen inguruan txinan eman zena hamabost milioi lagun hil zen gosez txinan

aipatu nahi izan dut txinako komunismoa pil pilean zegoelako

ehuneko hogeita hamarean errua hondamendi naturalekizan zutela beste gainontzeko guztiaren errua aurrerako izan omen zen izen hori jarri zioten

aginduetatik eta ekoizpen pribatuaren debekuaren

gertatutako hondamendia izan zela aitortuz desberdintasunen errudun omen dira bi erakunde horiek

egindako azkeneko txostena irakurri honela dio

beraz balioak parekatuz joan dira mundu osoan azkeneko urteetan mundua lekuko izaten ari da

sekula historian ez da ikusi horrelako bilakaera ikaragarririk hain epe laburrean

ezta gutxiagorik ere baizik eta bertako herritarrena zorraren bitartez sortu dituzte estatu batzuen menpe dauden estatu morroiak kapitalismo erraietan izan duten estatu pseudodemokratiko faxistak sortu dira eta horretan ados nago zurekin zorpetuta dagoena

ez nazioek ez familiak hori baina orain dela gutxi irakurri dudanez gure hartzekodun printzipala txina da

zordun gara nik galdetuko nizuke txina nola klasifikatzen ote duzun estatu morroi

sasi demokrazia faxista sasi diktadura komunista diktadura sasi komunista nahiko nuke zure erantzuna jakin

azken esaldi batek dio banku mundiala eta nazioarteko diru funtsa europar batasunarekin eta europako banku zentralarekin elkarlanean ongizate estatua suntsitzen ari dira

noski europako bankua barne eta ocde ez

aholkuak ikusi ezkero nik uste dut guztiz kriminalak izan daitezkeela eta baita

pobreei intsektuak eta marmokak jan ditzaten ez al da hori

eta liga árabe deritzona ez al da giza garapenaren baldintza inportanteenetariko bat berdintasunarena nik uste dut liga árabe horrek ere meritu nahikoa badaukala la hayan salatua izateko

beroketa globalaren errudun nagusia eta unesco

jada bukatzen ari naiz kordobako arzobispoak aipatu zuen

upyd taldearen ordezkaria den maneiro jaunak dauka hitza

presidenta eh bildu

gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria den damborenea jaunak dauka hitza

eskerrik asko damborenea jauna erantzunen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkari den lopez de munain jaunak

jauna euskal talde sozialistaren ordezkaria gallastegui andrea zurea da hitza

gracias eskerrik asko gallastegui

paranoia de la conspiración eskerrik asko arrizabalaga andrea

mistoa ez dago euskal talde popularraren ordezkaria damborenea jauna zurea da hitza

euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena bilbao ría bi milaren gainean eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal sozialistak taldearen ordezkaria den reyes jaunak dauka hitza

pero el interés público eskerrik asko damborenea jauna

zuzenketari aurkeztu duten taldeen txandara pasatuz pineda andrea zurea da hitza

bi milaren disoluzioa benetan agortutako eredu baten porrotaren

hirigintza ereduaren ondorio logikoa ondasun publikoaren neurrigabeko salmenta izan da eredu honen motorra

gordinaz ari gara azken finean euskal herria bilduk ez du konpartitzen hirigintza eredu hori eta ezin dugu ahaztu hori dela krisiaren kausa nagusienetarikoa

egin izan duten apustua kasu honetan kontrol publikoari

ihes egiten dieten sozietate anonimoen bidez

egin dena erabakiak diru publikoaz egin den erabilpena edota langileen kontratazioa kontrol publikotik kanpo egon izan da

bilbao ría bi mila duen egoera sinplea da dituen lurrek

zuten balioa gainera ez dago eroslerik eta hainbat mailegu metatu ditu azken urteetan krisia laburra izango zelaren esperantzaz baina krisiak hemen dirau eta ikuspuntu ekonomiko batetik sostenga ezinak den egoera batera heldu da boom

hasitako jardueraren porrota azkenean sozietatearen likidazioa egitea erabaki omen da argi izan behar dugu ez dela izan

horren froga dira bukatu gabe gelditu diren hainbat lan gizartea pairatzen ari den finantza

eskatu zaio sozietatearen gerenteari eta idatziaren araberako erabakiak hartuko dira ondoren baina erabaki hauek berriz ere

arriskua dago gardentasuna eskatzen dugu hori baita

gizartearen interesak defendatuko direla bermatzeko dagoen bide bakarra euskal herria bildu ez dago ez gaude

administrazio kontseiluan eta ez gara egongo ez entzule gisa bertan zaudeten alderdiek horrela nahi izan duzuelako

handia da noski handia da bilbao ría bi milak ia berrehun milioi eurotako zorra duelako

eta urteetan bilbo handian iragarri diren hainbat konpromiso bertan behera geratuko direlako eta guzti honekin zer gertatuko da langileekin zer gertatuko da

zorrari dagokiola kezka harago doa eta hemen ez da esan

administrazioek euren aurrekontuetatik dirua atera behar izango dute zor hau ordaintzeko

herritarren oinarrizko beharrak asetzea atzeratuz

erabiltzeko diru publikoak lur sail publikoak gardentasun osoz

eta orain orain porrota datorrenean ez gara gu porrot horretan sakontzeko babesten ez dugun hirigintza eredu bat berpizteko

dugunok hori argi izan mila esker eskerri asko pinedo

erantzunen txandara pasatuz euskal sozialista taldearen ordezkaria den reyes jaunak dauka hitza

eskerrik asko reyes jauna euskal talde popularraren ordezkaria den damborenea jaunak dauka hitza

eskerrik asko damborenea jauna mistoa upyd taldeak ez du hitzik hartu behar euzko abertzaleak taldearen ordezkaria zorrilla jauna zurea da hitza

besterik ez eskerrik asko eskerrik asko zorrilla jauna eta amaitzeko eh bildu taldearen ordezkaria pinedo andrea zurea da hitza

neukan ideiarik bajatzeko baina gustoa emango diot zorrilla jaunari

aurkeztu eta zure bigarren agerraldiaren ia gehiengoa gurera bideratu duzu ez dakit ondo iruditzen zait ez dizut dena erantzungo ez dut sartuko zeren gauza asko esan dituzu baina

eskerrik asko pinedo andrea eztabaida amaituta bozketan hasiko gara ea entzun mesedez denak isiltasuna

aldez aurreko gaia euskal legebiltzar talde popularrak egindako legez besteko proposamena zeinu mintzairaren erabilera arautuko duen lege bat egiteari buruz legez besteko proposamenari dagokionez behin betiko ebaztea azaroaren hogeita bateko osoko bilkurako bozketan izandako

berdinketa izan zen euskal sozialistak eta euskal talde popular taldeak aurkeztutako erdibideko zuzenketaren lehenengo puntuaren bozketan

berriro egingo dugu erdibidekoaren lehenengo puntua bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau bai hogeita zazpi ez hogeita zazpi abstentzioak hogei enpate dagoenez bertan behera geratzen da lehenengo

aldez aurreko gaia eztabaida monografikoa lomceri aurre egiteko oinarriak eta lan ildoak zehazteko eztabaida monografikoari dagokionez behin betiko azaroaren hogeita zazpiko osoko bilkurako bozketan izandako berdinketa erreglamenduaren

adierazitakoari jarraituz berdinketa izan zen euzko abertzaleak taldearen

egingo dugu bozketa bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau bai hogeita zazpi ez hogeita sei

ondorioz onartuta geratu da hamairugarrena proposamena gai zerrendako lehenengo puntua

euskal irrati telebista herri erakundeko administrazio kontseiluko idoia mendia cueva andrearen bateragarritasun egoeraren gainean egina irizpenari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena eta hala badagokio kontseilu horretako kide izendatzea batzordeko kideren batek hitz egin nahi du ez besterik gabe bateraezintasunen batzordearen irizpena bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

ondorioz irizpena onartuta geratu da irizpena onetsi ondoren euskal irrati telebista herri erakundeko kidea izendatzeko prozedurari ekingo

legebiltzar talde bakoitzak bost minutuko txanda dauka talderen batek parte hartu nahi du ez erreglamenduko laurogeita hamasei puntu hiru b artikuluak dionari jarraituz txartelen bidez egingo da hautaketa hala ere

eta hautagai alternatiborik ez dagoela kontutan izanik proposatzen dizuet oraingo honetan izendapena bozketarik gabe egitea legebiltzar kideren batek badauka zerbait esateko beraz

gai zerrendako seigarren puntua erakunde segurtasun

euskadiko zuzenbide zibila eguneratzearen gainean egindakoa eztabaida eta behin betiko ebazpena irizpena bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamalau bai hirurogeita hamairu abstentzioak bat ondorioz irizpena geratu da gai zerrendako bosgarren puntua bozkatuko dugu mozioa nerea llanos gómez euskal talde popularreko legebiltzarkideak aurkeztua euskal autonomia erkidegoko enpleguaren egoerari buruz

alde batetik lehenengoa eta bigarrena eta gero hirugarrena bozkatu dezakegu lehenengo puntua eta bigarrena bozkatu dezakegu

barkatu euskal talde popularrak upyd euskal sozialistak eta eusko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketaren lehenengo eta bigarren puntua bai lehena eta bigarrena ez lehena eta hirugarrena lehen

erdibideko zuzenketaren lehenengo eta hirugarren puntuak bozkatuko ditugu bozkatu ditzakegu

onartuta geratu dira lehenengo eta hirugarren puntua jarraian bigarren puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamalau bai hirurogeita hamalau ondorioz bigarren puntua ere onartuta geratu da gai zerrendako

mozioa belén arrondo aldasoro eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua lanbideren funtzionamendu egokia bermatzeko eusko jaurlaritzak hartu beharreko neurriei

bozkatzen da lehenengo arrondo aldasoro andrearen mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamalau bai

mistoa upyd euskal talde popularrak euskal sozialistak eta eusko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamalau bai berrogeita hamalau ez

onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako

puntua eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena munduko bankua eta nazioarteko diru funtsa erakundeen jokabideei buruz

legezbesteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamalau bai hogei ez berrogeita hamalau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

emandako botoak hirurogeita hamalau bai berrogeita hamalau ez

euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena

proposamenaren jatorrizko testua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu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

emandako botoak hirurogeita hamalau bai hogeita hemezortzi ez hogeita hamasei ondorioz erdibideko zuzenketa onartuta geratu da

amaitu baino lehen eusko legebiltzarraren adierazpen bat irakurriko dut gaur azaroak hogeita zortzi eusko legebiltzarrak honako adierazpen instituzionala

euskara herritar guztion hizkuntza izanik guztiok batu eta aberasten gaituen hizkuntza izan behar da eusko legebiltzarrak euskararen inguruan

lortzeko pausoak egin nahi ditu bi eusko legebiltzarretik abenduaren hirua euskararen eguna

egun guztiak euskararen egun bilakatu nahi ditugu pertsona guztien hizkuntza eskubideen errespetuan oinarrituta eta pertsona bakoitzaren atxikitze naturala

izateko molde partikularra errespetatuz hiru

ofiziala izanik eusko legebiltzarrak euskararen aldeko hizkuntza politika orekatu eta sustatzailea bultzatuko du

gaur egungo politikak indartu eta aldi berrietara egokitu herritar bakoitzaren hizkuntza aukerari zor zaion errespetua bermatu

ahalbideratzeko jarrerak eta jokaerak indartu lau eusko legebiltzarrak euskararen normalkuntza sakondu eta urratsak ematen jarraitzeaz gain

prestotasuna adierazi nahi du eta bost eusko legebiltzarrak euskaraz ere bizi ahal izateko hizkuntza politika orekatua bideratzeko konpromisoa adierazi nahi die herritarrei gasteiz bi mila hamairuko azaroaren hogeita zortzian